egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendako puntu bakarra politika orokorrari buruzko eztabaida mila bederatziehun eta laurogeita bateko ekainaren hogeita hamareko jaurlaritzaren legeko

eta legebiltzarraren erregelamenduko ehun eta laurogeita hamabostean

eztabaida jaurlaritzako lehendakariaren mintzaldiz hasiko da behin azalpena amaituta bilkura arratsaldeko ordu bi eta erdiak arte etengo da hala erabaki baitu bozeramaileen batzordeak beraz

legebiltzarburu andrea legebiltzarkide jaun andreok herri agintariak herri

jaun andre guztiok egun on gutako bakoitzak apur batean amore emanez denok izan dezagun aurrera egiteko aukera

neure burua eusko legebiltzar honetako inbestidura saioan ideia horren inguruan landu nahi dut politika orokorreko eztabaidan egingo dudan partehartzea

aurrera egiteko aukera eman behar diogu gure herriari hori da funtsezkoa

hori baitugu aurrerapen handiagoak eta hobeak egiteko bidea hiru zati izango ditu nire interbentzioak

lehendabizi legegintzaldiko lehen zati honetan egindakoa adieraziko dut

bigarren zatian jaurlaritzaren estrategiari erreparatuko diot hau izan da lehentasuna hasierako bederatzi hilabete hauetan krisiaren erauntsiari eustea zerbitzu publikoak oinarrian mantendu eta gizarte babeseko sistema bermatu

gero eta beharrizan gehiago ditugu eta gero eta baliabide gutxiago haiek asetzeko urte latza bizi dugu

krisi ekonomikoak eta atzeraldiak bultzatuta krisialdiko urterik

urte hau urte hasierakoak baino adierazle ekonomiko hobeekin amaitzea espero dugu bide luzea dugu egiteko ekonomia egonkortzeko lehenik eta horren ondotik susperraldi arin bati ekiteko

ere baina atzeraldi honetatik irteten hasteko moduan izango gara hazkunde ekonomikoaren bidera bueltatzeko estrategia bat dugu horretarako hirugarren zatian azkenik ikasturte politiko honetan hartuko ditugun konpromezuak eta ekintza plana azalduko ditut gure

eta ekimenen berri emango dut bi uste sendo oinarrituko ditut

oinarrituko dut azalpen hori euskadi hazi egingo da eta hitzarmenek lagunduta hazkundea onuragarriagoa izango da

jaurlaritza honek berretsi egiten ditu gaur ere egoera sozial eta ekonomikoa latza eta

ez dago aurrikuspen ziurrik gure ingurunean ezin dugu beraz susperraldia besterik gabe lortuko dugunik ziurtatu nazioartean bada konfiantza pizten ez duen faktorerik siriako eta ekialde hurbileko egoera

brasil errusia india eta txinako ekonomien hazkuntzaren motelaldia ameriketako estatu batuen politika hedatzailearen balizko aldaketa eta europako banku zentralak epe motzean egin dezakeen

zalantzak oso argi hitz egingo dut hitz politaz esaten den hazkunde negatiboarekin amaituko du euskadik

eta jende gehiagorekin langabezia urtea amaitzean ehuneko bat koma biko beherakada izango du barne produktu gordinak eta iaz baino hogei mila pertsona gehiago izango dira lanik gabe egoera horren aurrean

jarduera ildo lehenetsi ditu jaurlaritzak lehena ekonomiaren eta aurrekontuen kudeaketa zorrotza bermatzea bigarrena pertsonentzako oinarrizko zerbitzu publikoekiko konpromisoa

hezkuntza eta gizarte babesa hirugarrena lehentasun osoa ematea krisiaren aurkako lanari eta enpleguari laugarrena sare ekonomiko produktiboa zaintzea

bosgarrena etorkizun berri baten plangintza egitea euskadirentzat modernizazioan hazkunde iraunkorrean eta giza garapenean oinarrituta

euskadik oinarri sendoak ditu susperraldiaren olatua aprobetxatu hazi eta krisitik irteteko industria oinarri sendoa dugu gurean

enpresek sortzen dute enplegua eta konpromisoa azaldu izan dute urtez urte oinarri sendoak ditugu gure produkzio sarearen berrikuntza eta internazionalizazioa bultzatzeko gaitasun eta prestakuntza handiko profesionalak ditugu

lana egiteko kultura balio hauek

hitza lana zintzotasuna eta ausardia jaurlaritza inplikazio kolektiboaren bila ari da buru belarri

inplikazio hori lortzeko gizarte elkarrizketa sustatu behar da enpresen lehiakortasuna indartu behar da lanaren kultura zabaldu behar da mundura ireki behar dugu ondo dakigu zailtasunak daudela

aurrekontuek eta erakundeek egonkortasun handiena izan dezaten legebiltzarrean elkartu gara ideiak eta proposamenak egin eztabaidatu

nire proposamenak azaldu nahi ditut abian jarri ditugunak eta ikasturte politiko honetan landuko ditugunak debatearen eta negoziazioaren bidez

inbestidura saioan plazaratu nituen hiru ideia azpimarratu nahi ditut

gobernu berri bat eta gobernatzeko modu berri bat herri konpromisoa eta politikaren zentsu morala indartzeko garai politiko berri batean gaude bokazio politikoa konpartitzen dugu eta uste dut gizarteari zerbitzua emateko bokazioa lan politikoaren herri konpromisoa dagokigu herritarrengana hurbilduz

zuzen eta handia du familia eta pertsonengan dugun ardura aintzat hartuta

ekintzen bidez hitz egitea erabaki du jaurlaritza honek gure printzipioen arabera jarduten dugu hartutako konpromisoak bete gardentasunez jokatu egia esan printzipioak lehenik gardentasuna eta egia

partaidetza eta lankidetza lehentasunak zehaztea gardentasuna eta egia dira gure konpromisoak comprometimos

erresistentziarako urteak izango direla bi mila hamairua eta bi mila hamalaua bi urte atzeraldi egoerari buelta emateko eta hezkuntzaren

zer egiteko izango duen jaurlaritzak ekonomiaren esparruan lankidetza publiko pribatuaren ereduan sinesten dugu enpresek sortzen dute enplegua enpresen protagonismoan sinesten dugu haien konpromisoan

dagokigu ekonomiaren pizgarri izatea kreditua eskura jartzea

jaurlaritzaren egitekoa da herri honek hazkundearen eta enpleguaren bidera itzultzeko behar dituen baldintzak sortzen laguntzea luze joko du krisitik

legegintzaldi osoan lehentasun ekonomiko horri eustea da gure konpromisoa horretan sinetsita gaude eta hala erabaki dugu enpleguaren legegintzaldia ere

zerbitzu publikoen prestazioei arretari eta kalitateari eustea da gure konpromisoa horretan sinetsita gaude eta hala erabaki dugu

bederatzi hilabete hauetan euskal gizarteari aurkeztu genizkion konpromisoak bete ditugu geure buruarengandik hasi gara bai

demokrazia garaiko jaurlaritza doituena agindu genuen eusko jaurlaritzaren egitura ehuneko hogeia txikiagotzeko erabakia hartu dugu egitekoak berbera da baina lantaldeak txikiagoak izanda

ezinbestean jaurlaritzak egitura txikiagoa du baina kohesio eta ilusio handiagoa

un objetivo que compartimos agindu genuen jaurlaritza berriak lehentasuna emango ziola pairatzen ari garen krisi ekonomiko larriari hori da

suspertze ekonomikoaren oinarria jartzeko konpromisoa hartu genuen jaurlaritzak hartu dituen lehendabiziko neurriak ekonomia suspertzen eta enplegua sortzen laguntzeko neurriak izan dira ekonomia suspertzeko neurriak hartu dira lehenik

birgaitzeetarako renove plan bat eraikuntzaren lanbide sektorea suspertzeko

berrikuntza indartzeko programa bat agindu genuen programa hori zehaztuta dago eta lotua du

enpresa txiki eta ertainak nazioartetzeko programa bat agindu genuen abian da eta lotua du

euskadiko industria politika suspertuko genuela agindu genuen industriari laguntzeko neurriak onartu ditu jaurlaritzak zortziehun mila euroko aurrekontu bat lotzen dutena legegintzaldirako

euskadiko ekonomiaren susperraldiaren ardatza enpresa txiki eta ertainak autonomoak eta profesionalak finantzatzeko funts bat sortuko genuela agindu genuen martxan da martxoaren hemeretzitik eta hirurehun mila euro

estrategia bat agindu genuen munduan basque country indartzeko herri izaerako estrategia da gure ekonomiaren industriaren kulturaren eta hezkuntzaren ahalmenak biltzen dituena gure ahalmen instituzional profesional eta turistikoa batzen dituena jaurlaritzak

euskadiren irudi moderno fidagarri eta lehiakorra zabaltzeko nazioartean

euskadiren eta euskal ekonomiaren nazioartetze indartzea da ekimen horren helburua merkataritza balantza hobetu nahi dugu

gero eta globalagoa den mundu honetan hau da gure jaurlaritzaren epe luzerako estrategia eragile ekonomiko

gehiago eskatzen digu elkarrizketaren bidea erraztea eta jarduerak hitzartzea eskatzen digu gainera bide luzea dugu gure aurrean

jarraituko dugu hori guztia erantzukizunez eta uste osoz egingo dugu krisialditik irteteko bidea hitzartutako ekintza da

baina ez besterik gabe lehen esan dudan bezala nola egingo dugu baina

krisi honetatik indartsuago eta gaitasun gehiagorekin irtetea horra erantzukizuna bigarren ideia bakea eta bizikidetzarena aurrean dugun aukera historikoa da ezin dugu huts egin

etaren indarkeria bukatzea inflexio puntua izan da gure historia eta gure bizitzetan

bizi gara eta garai berri bat bizitzen ari gara euskal gizarteak bakea eta bizikidetza irrikatzen ditu horiek lortzea

bakea ondo elika dezagun hainbeste nahi eta desio dugun hori lortzeko gai izan behar dugu badakigu orokortasunean erantzukizuna jaurlaritzarena ere

horregatik ekainaren hamaikaan aurkeztu genuen bake eta bizikidetzarako plana plan horren edukia oso zehatza da bi alderdi ditu

alde batetik oinarrizko akordioa bilatu nahi du herri honetako lau tradizio politikohandien artean akordioa elkarbizitzaren iraganari orainari eta etorkizunari dagokionez hala bada gutxieneko etiko eta demokratikoen

elkarbizitzaren normalizazioa sozialki eta politikoki denon artean banatzeko bestalde idatziz jasotzen du jaurlaritzak bi mila hamaseira arte bakea eta bizikidetzaren alorrean egin nahi duen

moldaketa berri baten aurrean gaude euskal moldaketaren aurrean duela hogeita hamabost urte gernikako estatutuaren inguruko akordioa lortu eta egin genuen ordutik aurrera euskadik

orain dena aldatu da gure barne eszenatokia aldatu da gaur terrorismorik gabeko aldi berria dugu aurrean honekin batera autonomiek estatuaren egituran izan duten kontzeptua aldatu da krisialdi ekonomikoak agerian utzi du nazio errealitate desberdinak autonomia homogeneizatuekin berdintzeko ezarri zen ereduaren ahultasuna

gure proiektuaren estrategia sostengatzen duten zutabeak aurkeztuko ditut duela hilabete mila bederatziehun eta laurogeita hiruan

ekitaldi hura gure herriak azken hogeita hamar urteetan izandako berritze gaitasunaren aitorpena bilakatu da duela hilabete esan nuen

krisiaren urak kontrolatuta daudela halaber adi egon behar ginela eta itxaropenez baina adi eta zuhurtasunez lan egin

bi mila hamalau urtea ere gogorra izango da

bi mila hamairua izan daiteke krisialdiko txarrena hori da hain zuzen gure herriko erradiografia ekonomikoaren funtsezko datua hori da errealitatea

la confianza en la recuperación euskal herritarrek gure konpromisoa dute gizarte bermerako sistema batean sinesten dut

sinesten dut eta sinesten dugu ideologia humanista batean oinarritzen den proiektu batean pertsonak eta pertsonen zerbitzura egotea erdigunean jartzen duen ideologia batean horixe izango da gure jaurlaritzaren norabide nagusia gure proiektuaren usterik sendoena pertsonekiko konpromisoa

zuen baimenarekin ideia hau azpimarratu nahi nuke jaurlaritzarentzat eta hura osatzen duten sail guzti guztientzat osasuna hezkuntza

krisiaren unerik latzenean lehentasunak horiek direla adostu dugu denok ditugu gure begiak oraineko lehentasun hauetan jarrita

era berean etorkizunera ere begiratzen dugu guztiok uste dugu ekonomia suspertzeko berraktibatzeko enplegu aukerak sortzea lehentasuna dela

badugu lehen emaitza nabari bat proposatutako herrialde akordioetarako ekoizpen ekonomiaren eta enplegu sorkuntzaren aldeko bultzadak

datozen hiru urteetan hodei ertzean

ekonomikoa epe laburrean hobea izango dela pentsatzeko aukera ematen duten datu batzuk voy a ofrecer

bosgarrena zorpetze baldintzak hobetu izana merkatuko zorpetze baldintzak hobeak dira orain jaurlaritzako kontuen kaudimen egoerari esker finantza kostuak murriztea lortzen ari gara zorraren negoziazio baldintzak nabarmen hobeak dira iazkoekin alderatuta laburbilduz

berreskuratzea geldoa izango bada ere itxaropenak onak dira krisi honen inflexio puntutik gertu gaudela pentsa dezakegu

argitasunez zehazten dute egin behar dugun bidea kudeaketa zorrotz bati esker ontzia arteztu dugu orain aurrera egin dezakegu esportazioen hobekuntzak ekonomiaren nazioartekotzearen bidean aurrera egitera animatzen gaituzte

diru bilketak egonkortasuna bermatuko duen hitzarmen fiskal baterako kontsentsua zabaltzera animatzen gaitu produkzioaren bilakaera onak ekoizpen ekonomiari ematen diogun sostengua sendotzera bultzatzen gaitu bakea eta

arloa ere egokiera bat da egia da

beharrezkoa dela lau tradizio politikoen arteko oinarrizko akordioaren zailtasuna azpimarratzea horren konplexutasunaren eta garrantziaren jakitun gara lau aldeko akordioa nahi dugu

lautan laburbildu daitezkeelako arlo horretan ere sozialki eta politikoki hazi nahi baitugu akordio hori ez da plan hau abiatzeko baldintza planaren helburua baizik akordio honen garrantzia eta beharra

uler daiteke batetik une historikoak ondorio argi bat erakusten du bost hamarkadaren ondoren eta bukatu da

elkarbizitza bizikidetza sozial eta politikorako garai berri bat hasten utzi digu garai berri horren gutxieneko oinarri etiko eta demokratikoak

bestetik zentralitate sozialaren analisia gehiengoaren

aurrera egitea eta bateratzea gure gizartean zentralitatea gizartea bateratuz aurrera egitearen alde dago eta ez gizartea zatituz

jarraibide horiek politika publikoak eta gizarte babesaren esparrukoak lehenesten dituzte gizarte edukiko politika publikoak gure ideien erdigunea dira

bost gobernuak ekainaren hamaikaan onartutako plangintza estrategikoa

estrategikoak gobernuaren kudeaketaren bizkarrezurra dira sei plan hazkunde iraunkorraren ardatzean zazpi plan giza garapenaren ardatzean eta aipatutako bake eta bizikidetza plana sei

gobernuak nazioartekotze esparruan dituen ekimen guztiak antolatzeko ekonomiaren turismoaren kulturaren eta jardun instituzionalaren esparruko

indartsuagoak izan behar dugu gure enpresek unibertsitateek

zazpi sektore publikoa berrantolatzeko eta arrazionalizatzeko plana konprometitua da eta abiatuta dago

zortzi onartutako eta dokumentatutako legegintza programa

legegintzaldi honetan onar daitezen bederatzi modernizazio politika gure herriak aurrera egiteko oinarrizkoak diren

hamar kode etikoa eta jokabide onekoa aitzindaria da eusko jaurlaritzaren kargu publikodun guztiek izenpetu dute batzorde bat sortu dugu haren jarraipena eta kontrola egiteko hauek dira

hilabete honetan zientzia eta teknologiaren euskal kontseilu berria eratu dugu haren jarduera bultzatzeko

konpromiso sendo bat hartu dugu euskararekiko gure herriaren eraikuntzan euskara biziberritzea zutoin bat da aukera berdintasuna gizarte kohesiorako

politika publiko eta sozialen esparruan koordainketa konpentsatzeko dekretua onartuko dugu diru sarrera txikienak dituzten pentsiodunentzat besteak beste errezeta elektronikoa udalerri guztietara zabalduko dugu ertzaintza kalean programa hedatu egingo dugu instituzioen arteko kultura auzolanean programa martxan jarriko dugu lanbide heziketa eta bizitza osoan zehar ikasteko eredu berria abiaraziko dugu

euskal curriculumaren hezkuntza eredu pedagogikoaren esparrua ere ezarriko dugu hazkunde iraunkorrari eta lehiakortasunari dagokionez

hondakinen kudeaketa planaren proposamena aurkeztuko dugu merkataritza suspertzeko plana eta lanbideren eredu berria aurkeztuko ditugu enpresei abal publikoak emateko programa berria onartu behar dugu

finantzaketa eratzeko eta errazteko euskadiren merkataritza bulegoak irekiko ditugu

azpiegitura publikoetan arabako unibertsitate ospitaleko kanpo kontsultetarako bulegoa irekiko dugu baita ere hiru osasun zentro berri salburuan zabalganan eta portugaleten

bai eta txartel bakarreko sistema aplikatzeko akordioan aurrera egin ere hilabete honetan seiehun eta laurogeita lau etxebizitza babestu esleitu egingo ditugu eta zortziehun eta laurogeita hamar etxebizitzaren lizitazioa irekiko dugu urtea amaitu baino lehen

irekiko dugu gobernu kudeaketa ekimenak dira urte honetarako hala ere eduki politiko handiko zenbait erronkari aurre egin behar diegu bi adibide garrantzitsu dira

kupoaren lege berriaren negoziazioa eta bi mila hamalau eta bi mila hogeirako feder funtsen programazioa

hirugarren akordio politika publikoak eta sozialak dira herri osorako itun bat da gizarte babesaren arloko egungo

duena geure egiten dugu gizarte politika iraunkorrak bermatzeko nahia beharrezkoa da gizarte zerbitzuen finantzaketa bermatzeko sistema bat edukitzea gizarte zerbitzuen saila legegintzaldi honetan abian jartzea erabaki dugu

adostasun esparru bat da gizarte zerbitzuetarako plan estrategikoan zehaztuko duguna laugarren akordioa bakea eta bizikidetza da

integratzen gogor ahalegintzeko konpromisoa hartzen dut eta hartzen dugu bai eta hezkuntza elkartze eta gizarte adostasunak sustatzekoa ere

bi herenen aurka adostasun eremu zabal batean edo

besteak beste biktimentzako politika publikoetan hezkuntzan

udalekiko eta foru aldundiekiko erlazioan unibertsitateetan eta herritarren parte hartzean planean bi ardatz dira nagusi

un nuevo estatus político y jurídico para euskadi etorkizun hurbilari emandako begiratu hau amaitzeko berriro diot sinetsita nagoela euskadi hazi egingo denaz euskadik hazi nahi du eta beharrezko baldintzak ditugu hori lortzeko oinarri sendo sendoa dugu ondo zehaztutako orientazio estrategikoa proposamen aurreratuak eta itzartzeko asmoa argia ere etorkizuneko proiektua daukagu

posible da haztea hazkundeak ekimena izatea eta jardutea eskatzen digu egun pertsonekiko konpromisoa enplegua da euskadin gaur egun enplegua sustatzeko funtsezkoak diren bi hitzak azpimarratuko ditut

helburu espezifikoak planteatzen ditugu bi esparru horietan urtealdi politiko honetarako el crecimiento requiere impulsar la financiación

euskadi hazi egingo da euskadik etorkizun hobeaizango duela sinesten dut

hitz egitea eta ados jartzea tresna egokiak direla uste dut horrela ikusten dut euskadi berria hura lortzeko era batekoa da

eskerrik asko zuri lehendakari jauna eta orain eten egiten da berriro